hasiera emango diogu gai zerrendako lehenengo puntua ekonomiaren garapen eta azpiegitura batzordearen irizpena euskal autonomia erkidegoko

arautzen duen legea hirugarren aldiz aldatzen duen lege proiektuaren gainean egindakoa eztabaida eta behin betiko ebazpena jaurlaritzaren ordezkariak dauzka hamabost minutu lege proiektua aurkezteko jakinarazten dizuet bozketak eguerdian izango direla

gai honetan egingo dugu eztabaida explicación de voto boto azalpena eta bozketa ondoren bai

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburu eta legebiltzarkideok egun on

bozkatzera zoazen lege proposamena maila oso teknikokoa da aipatu genuen baita ere

baina gure lege aldiko lege egitasmoan dago bere plangintzan dago eta zentzu horretan bere garrantzia ere badu eta gainera kontutan hartzen baldin badugu eskumenak foru aldundietan daudela beraiei ere nolabait segurtasun bat ematen die eta beraientzako ere lagungarria da politikoki gai izan gaitezke gainera gaur

interesgarria da eta nolabait adierazten du legebiltzar honetan akordioak adosteko legeak ateratzeko gai garela guztion artean dakizuen bezala euskadiko errepideen plan orokorra arautzen duen

legearen hirugarren aldaketa da legearen aurrekariak

lege bat onartu zen eta bertan euskadiko errepideen egitasmo nagusia zehaztea eta arautzea zen xedea eta gainera autonomia erkidegoko erakundeen eskumenen barruan egitasmo horri dagozkion eskuduntzen erabilerak koordinatzen dira baita ere ondoren lege honen ondoren bi aldaketa egin ziren errepideen katalogoei lotuta eta baita ere

berrikusketari lotuta eta hirugarren

justifikazioa zera da batez ere hirugarren plan orokorra aztertzen ari gara laster izapidetuko da bi mila hamazazpi bi mila hemezortzi

laster bukatuko da eta planaren helburua sarearen katalogoa egitea noski

hobekuntza sartu dira era horretan beste zenbait araudi eta gai aztertu dira eta egoki ikusi zen lege honen aldaketa

lehendabizikoa planaren helburua sareko errepideen katalogoa eguneratzea da eta hori egiteko zer prozedura egingo den eta nola arinduko den bigarrena

hirugarrena maiatzaren hogeita hamarean mila bederatziehun eta laurogeita bederatziko maiatzaren hogeita hamarean onartutako legeak

nola egingo den errepideen plan orokorra eta nola egingo den aldaketa prozedura hori

ingurumen aldetik eta garraioen aldetik badaudelako desberdinak eta baita ere hori kontutan izan behar direlako eta guztira plana berrikusteko araubidea aldatu da beraz horiek dira lau aldaketa nagusiak

araudia aldatze da zergatik ze aurreko legean aipatzen zen bai ala bai sei urtetik behin

plana aldatu egin behar zela eta kasu honetan esaten duguna da plana aldatu beharko da zerbait aldatzen baldin bada

aldaketa hori ez da sei urtez behin egingo bai ala bai edo beharrezkoa den heinean bakarrik kontutan zentzu horretan nik uste dut askoz azkarrago eta arinago egingo dela prozedura beraz aipatu lege teknikoa da aipatu genuen baita ere batzordean eta gure eskumena kasu honetan nolabait guztia koordinatzea besterik ez denez diputazioen onarpena foru aldundiaren onespena badu baita ere eta bukatzeko

babestuko duten taldeei ze benetan foru aldundientzako eta gure errepideen nolabait koordinaziorako ba zerbait egokia delako

eskerrik asko tapia andrea batzordeko kideren batek irizpena aurkezteko ba taldeen txandara pasatuko gara talde popularra lópez de ocariz andrea

boto azalpena elkarrekin podemosen txandara orduan becerra jauna zurea da hitza

mila esker presidente andrea lehendakari sailburu legebiltzarkide guztioi egun on

proiektu lege hau aurkeztu zen momentuan esan ziguten

adierazi du berriz ere sailburuak eta

legea teknikoa izatea ze beti dago azpitik beno azpiegitura edo egitura politikoa ezta baina beno onartu genuen

proiektua hobetzeko asmoz beti bezala eta horren ondorioz zuzenketa teknikoak aurkeztu genituen hamar zuzenketa teknikoak

proiektua eta testua hobetzeko asmoz baina beste inork zuzenketarik aurkeztu ez duenez eta

digutela komatxo bat kentzeko edo aldatzeko aukerarik ez dagoela konturatu gara azkenik non dagoen

lege honetan eta azpiegitura politikoa da ez dagoela botereen banaketa eta botere exekutiboak

onartu behar duen foru aldundien batzorde batek

legebiltzar honi euskal gizarteak bere

zer onartu behar duen eta gauzak aldatu edo hobetu nahi baldin baditugu ez da posible eta guk onartu behar dugu errepideen eskuduntza historikoki aldundiena dela eta hori ez dugu ukatuko eta hori ez dugu aldatu nahi

baita lurralde historikoaren legean baina lurralde historikoen legean agertzen da baita ere legebiltzar honi dagokiola lege hau onartzeko eskumena

ezin dela murriztua izan aldatzeko aukera izan behar dugu ganbara honetan bestela ez dago demokraziarik ez dago

banaketarik eta horrexegatik jarri ginen jarri ginen emendakinak zuzenketak egiten eta aurkezten eta adibidez

jakinaren gainean egoteko aurkeztu genuen bat errepideen zerrenda eranskinean agertzen zen errepideen zerrendan ez bakarrik errepideen izena agertzeko baizik eta errepideen maila edo errepideen

agertzeko bakarrik ulergarriagoa izateko eta ezetz esan digute horri baita ere eta errepideen definizioa eguneratu behar zirela

onartu lege bat onartu delako eta horri jarri ginen eta hori ere ez dela posible izan eta deigarriena da

gobernuak jaurlaritzak eskumen berriak hartu dituela plan orokorra aldatzeko eskumena

jarri dugu sartu dugu beste bi emendakin beste bi zuzenketa esateko noiz eta nola aldatu behar den plan hori eta hori ez posible izan ere aldatzea

segurtasun juridikoa izateko errepikatzen dut eta hori ere ez da posible izan

posible izan cojuak berak

esan zuen esan zuen jaurlaritzaren eskumen berri hau eskumen berri hau

del plan hori da guk aurkeztu dugun emendakina cojuak berak esandakoa eta ezetz esan digute cojuak berak esan zuen lege hau mila bederatziehun eta laurogeita bederatzikoa da

eta hirugarren aldiz aldatzen ari garen

esan zuen eta inolako kasurik ez diogu egin beraz kontu honetan eskuduntzak eguneratzeko modukoak ez baldin badira eta legeak aldea ezinak

esparru instituzionala gero eta zaharkitukoagoa da atzeratua

eta dekadente eta hori da errepideen inguruan daukagun esparru instituzionala

gure taldea etorri da hona gauzak hobetzeko legeak eguneratzeko eta irekitzeko eta horrela jarraituko dugu dudarik gabe batez ere txarto dagoenaren aurrean ez isiltzeko

mahaiburu andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi hemen tximino

ni neu gaur onartuko dugun legearen helburua da euskadiko errepideen plan orokorra definitzea

eta baita ere erakunde bakoitzaren zeregina koordinatzea lege hau jaurlaritzaren konpromisoa da jasotakoa aurretik beste bi egin ondoren legeak berretsi egiten du errepideen plan orokorra foru aldundiekin adostutakoa izan ere horiena da eskumen osoa legearen aldeko txanda honetan ez dut denbora askorik hartuko izan ere

eduki tekniko handiko legea da legebiltzarrera etorri baino lehen adostuta dago foru aldundiekin

babes zabala jaso du si he bajado

beste bloke inportante bat lau bost sei zazpi eta zortzi zuzenketek aldatu egiten dituzte errepide sareen izenak definizioak bloke horren asmoa ez da legea hobetzea aztertu gabe jarduteko modua da gauzak aldatzea mutazioak zergatik bai dena aldatu beharra dagoelako dena aldatzera etorri direlako ondo funtzionatzen duela mundu guztia ados dagoela

esan bezala lege oso teknikoa da berriro legebiltzarra behartuta dago tramitatzera lehenengoan horrela ezarri zelako baina funtsean

jaurlaritzaren eta aldundien arteko akordio bati berriro diot eurena da eskumena eta halaxe dago jasota autonomia estatutuan

esperientzia kudeaketa publikoan besteak beste errepideetan eta beraz ulertzen dute legearen kontzeptua edukia

horregatik lagundu dute tramitazioa arintzen eta nik

eta berriro ere eskerrak ematen dizkiet lehenago edo beranduago etorkizunean zuri ere emango dizkizut ulertzen duzuenean

eskerrik asko eskerrik asko tellería jauna elkarrekin podemos taldea

eskerrik asko becerra jauna euzko abertzaleak tellería jauna

telleria jauna boto azalpenera joango gara lópez de ocariz andrea euskal talde popularra lópez de ocariz andrea

bi mila hamazazpi bi mila hogeita zortzi plan

eskerrik asko mahaiburu andrea beno ni tximino konplexurik ez daukat

bakarrik gu lege honen alde egingo dugu ados egon gara hasieratik lege oso teknikoa delako

lege honen zentsua beraz guk errepide plan orokorrak arautzen duen lege honen alde egingo dugu araua oso definituta dago oso tasatuta dago lehen esan dudan moduan arau oso teknikoa da gainera hiru foru aldundiekin eta

eta oinarria hor daukagu errepide plan orokorra definitu

koordinatu errepideek katalogoa eguneratu beraz gauza horietan nik uste dut irizpide politiko asko izartzeko aukera

beraz emendakinak ikusita nik uste dut gauza politikoa sartzeko gura eduki dabe edo notoriedade politiko apurtsu bat sartzeko gura

ikusten aurkeztu diren emendakinei guk haien kontra egingo

batzuek dirudielako teknikariek baina askoz gehixo

teora guztietan norbait beti badagoela

dakiena eta badirudi ganbara honetan halako pertsona bat edo beste ere

ordezkaria den ugarte andrea zurea da hitza egun on guztioi
beti izugarrizko amorrua ematen dit jendiak esaten duenak ez zeukala asmorik hitz egiteko

eta zin dagizuet ez neukala asmorik hitz egiteko baina klaro ya mono atizador

hemen daukagu mapa konpetentzial bat dauzkagu lege batzuk eta lege horiek gaur gaurkoz errespetatzeko joera badago beraz inbasio konpetentzial bat egiteko aprobetxatzea holako plan bat iruditzen zait nahiko modu traketsa dela gai batean sartzeko plan hau plan baino nomenklatura deitu beharko litzateke ze realmente ez da plan bat izan naiz errepideetako diputatua eta eusko jaurlaritzak nigan eduki duen eragin bakarra izan da bi bilera hitz egiteko de mezclas bituminosas dagoen komisio bat inter instituzionala eta hitz egiten da zer materia arriola jaunak oso ondo ezagutzen du bilera horietan bera egoten zelako

eta hortaz aparte izendegia plan exekutatzaile eta binkulanterik ez dago eta ez dugu nahi gainera ez dugu nahi ze gaur gaurkoz diputazioak dira eskuduntza esklusiboak daukatenak

elkarrekin podemoseko parlamentari bat esaten legebiltzar honek erabaki behar duela gipuzkoan zer errepide egiten ditugun

orduan oso polita da txisteak egitea oso polita da hona etorri eta edozer gauza esatea baina gauzak esaten direnean autoritate pixka batekin esan behar dira

eta niri nola fikzio politikoa egitea ez zaidan gustatzen eskerrik asko guztioi

eskerrik asko ugarte andrea gai zerrendako bigarren puntua

boto azalpenean boto azalpena izan behar dela eta hirutik bi ez dute
bere boto azalpena eman bai hemen ohitura asko dago hori egiteko baina mundu guztiak ea bai zure eskumena bai bai bai

eta hori ez da onargarria zure babesa becerra jauna ez du esan zerenaz

izenik esan du jeta besterik gabe a bai baina beno hala eta guztiz

becerra ya ez daukazu hitzik egia da boto azalpenak baino ez

gehienean izaten dira gauza gehiago sartzeko orduan ondo iruditzen zait eta guantea hartzen dut eta guztioi esaten dizuet hemendik aurrera boto azalpena denean boto azalpena egin guztiok gai zerrendako bigarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena espainiako konstituzioaren

bere ekimena defendatu eta aldezteko urizar jauna zurea da hitza

egun on guztioi mahaiburu andrea eskerrik asko espainiar konstituzioari buruz hitz egiten dugunean

nagusi agertzen dira bata bere egunean

hain zuzen alderdi sozialistak bere zuzenketarekin egin duen bezala

suposatzen dut zituen gauza onak goraipatzen dituenak

demokrazia ongizate handienaren garaia izan dela bestea eta euskal herriko gizartearen gehiengoak defendatzen duena nik barne defendatzen duguna uste dut

egiten duela baina hala ere uste dut komenigarria dela testuinguruan jartzea une horretan zer gertatu zen ulertzeko edo ondorio egokiak ateratzeko

zeramatzan hilda baina frankismoa oso bizirik zegoen beno batzuek esaten dute oraindik ere bizirik dagoela eta batzuk astintzen ari direla

baina errealitatea zen franko hilda zegoela baina frankismoa oso aktibo zegoela

hil zen guztiz lasai inongo krimenengatik ordainketarik egin gabe

zeukan kezka bakarra zen nola mantendu hogeita hemeretzi urteetan eraikitako erregimena nola mantenduko zen bera joan eta gero horretarako baina nik uste dut tresna ezin hobeak zituela eta nahiko ongi landuta zeukala lehenik eta behin aurpegi berri bat zeukan erregimena mantendu bai baina beste itxura bat emateko borboiko juan carlos printzea zeukan eta horrekin beste irudi bat emateko asmoa zeukan eta

tresna efektiboak ere bazituen indar armatu eta auzitegi frankistak ere bere esku zituelako eta

intsumisoa izan naiz konbentzioagatik eta uste dut ez daukatela paper berezirik

baina komeni da jakitea ere indar armatuetan nork agintzen zuen une horretan duela urte batzuk aukera izan nuen

koronel baten liburu bat irakurtzeko eta berak komentatzen zuen espainiako espainiak izan duen armadarik frankistena une hartan izan zela francoren heriotza gertatu zen unean izan zela espainiak izan duen armadarik frankistena ez hogeita hamaseian ez hogeita hemeretzian baizik eta hirurogeita hemezortzian eta zergatik ba altxamendu faxistaren unean sortutako behin behineko alferez paper hura alférez provisionales deiturikoak izan zirelako

ideologikoki lerratuenak zeudenak eta horiek berak izan ziren edo ziren hirurogeita hemezortzian armada horren almirante

beraz lerrokatua armada zeukan beretzako tresna nagusi bezala beraz mila bederatziehun eta hirurogeita hemezortziko testuingurua argia zen frankismoa

eta bi helbururekin hogeita hemeretzi urtetan egindako krimenak saihestea eta zetorren errealitate berrirako erregimena bizirik mantentzea eta osagarri

zer esan dezakegu sukaldarietaz askotan hitz egin den padres de la constitución deituriko horietaz ba gehienak erregimenetik

eta horren adibide nagusiena edo garbiena frankismoaren ministro izandako eta aliantza popularren presidente zen manuel fraga izan zela horietako bat

ezinbestean zen erregimena errealitate berrira eramatea eta ondo lortu zuten zeren eta erregimen frankistaren estamentu guztiak

irautea edo pasatzea lortu zuten beraien pribilegio guztiak

sukalde hau sukaldaketa hau eta sukaldari hauek saldu nahi izan dizkigute berrogei urte hauetan eta saldu nahi izan zuten orain dela berrogei urte ere

esan dezakegu euskal gizartearen gehiengoak ongi ikusi zuela eratzen ari zen marko horretan euskal herriak ez zeukala bere etorkizuna erabakitzeko aukerarik inposizio marko bat defenditzen sortzen ari zela eta beraz hiru bozkatzaileetatik bik errefusatu egin zuten sortzen ari zen

marko inposatzailea zela esaten dut horrela zelako francoren

beraien papera ondo bete zutelako eta egun ere oraindik ondo betetzen dutelako konstituzioak espainiaren batasuna aldarrikatzen du

muzin eginez estatu barruan dauden herri edo nazioen borondateari eta batasun sakratu hori bermatzeko

espainiako subiranotasun eta independentzia bermatzea haren lurralde osotasuna zein konstituzio antolamendua defendatzea beraz mahai gainean edozein gauzari buruz hitz egiten dugunean

asmo garbiarekin errege etxeak ere bere papera

azken berrogei urte hauetan eta adibide ez dakit garbiena baina gutxienez ondo gogoratuko duena da egungo errege felipe

kataluniako prozesuarekin jokatu zuen paper partzial osoa francok aitari

zein zen bere papera eta gaur egungo erregeak ere argi jakin izan du jasotzen fidel fidel francok bere aitari agindutakoa esan behar dela hala ere

denok ezagun garela bere papera zentzu horretan ongi bete duen bezala

berrogei urte hauetan helburu nabarmen eta nagusi bat izan duela eta da bere burua zaindu eta sendotzea

juan carlosek erabaki zuenean abdikatzea orduan hasi ziren kalkuluak egiten zein dirutzarekin joaten zen eta

euroko fortuna bat lortu duela berrogei urte hauetan

sortzea edo pilatzea eta denok dakigu francoren azpian sartu zenean edo francoren agindupean sartu zenean

beraz argi daukaguna da bi paper aktibo zituztela

zituztela eta hirugarren bat ere egon dagoela eta azken urteetan paper oso garrantzitsu bat izan duela eta da auzitegiena auzitegi frankistena askotan esaten da audientzia nazionala auzitegi frankistaren ondorioa izan dela baina auzitegi konstituzionala ere helburu oso garbi batekin sortu zen

bada konstituzioaren interpretazioa bada berak egin behar duena

estatuko nazioen eskubideen aurkako interpretazioa egin du eta hemen ere gehiegitan ikusi dugu bertan onartutako bertan hartutako

utzi dituela auzitegi konstituzionalak egindako

gehiegitan larregitan ikusi dugu hirurogeita hemezortziko paktu hori

orduan zegoen espiritu berdinarekin konstituzioaren zaintza bada ere bere betebeharra egia da hori

ongi edo arduratsu ibili den moduan esan behar da espainiarren eskubideak

izan beharko lukeen zainketa horretan hain arduratsu ere ez dela ibili

espainiako aberastasunak interes orokorren menpeko direla

espainiako sektore publikoa poliki poliki deusezten joan diren konstituzioak esaten du ere espainiar guztiek

eta izateko eskubidea daukatela eta ikusi dugu hori ez bermatzeaz gain azkeneko garaietan gobernuek ahalegin gehiago egin dituztela

konstituzioa bermatzen dituen eskubide horiek betetzen baino eta konstituzioak esaten du ere espainiar guztiek daukatela lanerako eskubidea baina ikusten dugu ere langabezi tasa espainiako langabezia tasa europako

ikusten dugu ere lan kalitatean europako azken postuetan dagoela espainia eta ikusten dugu ere

dauden langile kopuru nagusiena edo gehiena espainiako estatuan dagoela espainiaren batasuna bermatzea izango da ziur aski

auzitegi konstituzionalaren eginbeharretako bat

bertakoak ongi bizitzea beraz zer uzten digute berrogei urte hauek inposizioan murgildutako

marko bat derrigortutako elkarbizitzaren aukera soilik uzten digun marko bat zer daukagu beraz ospatzeko zer daukagu beraz

zeren konstituzio honek ez du inolaz ere

konstituzioarekin erregimen frankistak

eta ez du konponduko ez da konponduko herrien borondatea errespetatzen

bitartean bizikidetza bizikidetzen beharra bizikidetza sustatzeak bizikidetza behar dugula askotan esaten da

baina bizikidetza ezin daiteke inposizioaren bitartez mantendu errespetuan oinarritu behar bada izan beharko da errespetua elkarren artekoa erlazio bat

baina batez ere errespetuan oinarritu beharko da herritarren borondatearen
errespetuan mila esker eskerrik asko urizar jauna

eztabaidatu dugula baita ere konstituzioaren inguruan ganbara honetan eta pastor jaunak zioen hau ez dela

elkar hartuta behintzat transatu dugun lehenengo puntuak

hau da konstituzioren erreferendumak

baino garbi dago legeetan lege

hemen ehuneko hogeita hamar koma zortzia izan zuela eta estatutuak ehuneko berrogeita hamairua

baina hogeita hiru puntuko aldea dago bada zerbait eta nik ez naiz beste kontaketa batzuetan sartuko adibidez

bagenitu batzuen eta besteen botoak konstituzioak izan zituenak alde eta kontrakoak eta galdeketa horietan gertatu denak ba agian bakarren bati zer pentsatua sortuko dio

zergatik guzti hau eta ni ez naiz hasiko orain momentu honetan berriro ere

euzko alderdi jeltzalea konstituzio hori

zergatik oso arrazoi partidistagatik besteak beste alderdi sozialistak ez zuelako nahi tierno galván ponentzia horretan egotea eta

gu baino ordezkari gehiago edukita nola utziko duzu ponentzian parte hartzen pnv tierno galván zokoratuta ba ezin zen eta gu kanpoan gelditu ginen eta bagenuen bitartekari bat

miguel roca izan zen hori da hasiera eta gero oinarri oinarrian hemen esaten dena gure zuzenketan jasota zegoena eta erdibidekoan ere azaltzen dena da

konstituzio horrek eta ikusi daitezke testuak ze garapen eboluzio izan zuten baita ere ponentzian bertan

eta nola finkatu gainera nazio horren bakar horren nolabaiteko ezaugarri nagusiena

zatiezina da eta espainiar guztien aberri komun eta banaezina zatiezina banaezina

herri honetan esan zaion ezetz irakurri

baina hori da funtsean dagoena eta dagoen arazoa horrek ez du esan nahi

sasi demokrazia hasieran eta demokrazia izan nahi zuen garai berri batetara horrek ez du esan nahi bai eskubide sozialak ekonomikoak baita ere oinarrizko eskubideak horiek bermatze aldera bere alde positiboa izan ez zuenik klaro aitortzen da izan zuela baina benetako lurralde batasun horren auzian ez zuen konpondu eta ez du konpondu

horregatik gertatzen da gertatzen dena adibidez katalunian edo arazo nazional horiei irtenbidea eman nahi zaien

eta guk horregatik esaten dugu konstituzioa aldatu nahi duenak horretarako asmoa gogoa iritzia proposamenak dituelako eta babesa behar duelako gai horri heldu beharko diola hau da banaezina eta zatiezina den

hori batasun handiagoa sendoagoa izango da atxikimendu libretik gauzatzen baldin bada atxikimendu librea

inposatuko dugu orduan hortik ez daukazu soluzio biderik hori da aipatzen dena eta gogoan daukat berak

asko eta diario de sesiones hartu aktak eta irakurri dituzu baina badaude gauza konkretu batzuk

autodeterminazio eskubidea proposatu nahi izan zuten eta zergatik eskubide historikoen

inguru hori zergatik erabili zuen talde

historiak berak ere konstituzioari zerbait erakutsi ziezaiokeela eta horregatik eskubide historiko horiek nolabait zeren ez zen pnv proposatutako testua atera baina bai

eskutik bazegoela konstituzioa baino lehenago beste errealitate bat eta konstituziotik kanpo gelditzen da eta horregatik aipatzen dira eskubide historikoak

ez duela suposatzen herri honek uko egiten dionik historian zehar

eskubide multzo horri garbi dago estatutuak ez dituela gaurkotu eskubide historiko horiek zergatik ez baldin badio egiten uko

ez baldin badago testuan bertan badirudi beste eskubide batzuk egon badaudela beno ba guk pentsatzen dugu eta horregatik sartu dugu ere puntua

esaten dugu hor badagoela helduleku bat eskubide historikoen eskutik

nahi baldin bada arazo politiko horri

gehiago esango nuke eztabaida eman zenean eztabaida sortu zenean emendakinak egon ziren

asko ginen esaten genuenak subiranotasuna estatua osatzen zuten herrietan zegoela edo gaurkotuta subiranotasun hori gaur egun estatua osatzen duten herrietan dagoela

estatu egitura bat sortu daitekeela hori zen planteamendua

eta orduan taldeak

ez dizuet dena irakurriko baina presentatuko zuen emendakin bat oso famatua izan zen

eta hemen dago baita ere gakoa eta guk zergatik sartzen dugun oinarrietako puntu hori esaten denean indargabetzen direla derogatzen direla

lege abolitorioak batek esan dezake beno hori historia da zuk indargabetzen baldin badituzu lege batzuk atzera berriz indarrean egon beharko lukete garai hartan

ukatu egin da hori guk esaten duguna da hor ere testu bat badagoela

hor dago ere heldulekua eta guk esaten duguna gure osoko zuzenketa honetan

bat konstituzioak ez zuela herri honetan

aldaezina mugiezina den lege bat bezala presentatzeko zergatik hori da beste bat

bat hori bigarrena inork konponketarik nahi baldin badu

lurralde ikuspegitik autodeterminazio edo erabakitzeko eskubidearen eskubide horretatik abiatuta atxikimendu librea bermatu beharko duela

eta baita ere eskubide historikoen eskutik borondate politikoa baldin badago badagoela helduleku bat arazo politikoari irtenbide bat
emateko eskerrik asko egibar jauna

eskerrik asko sémper jauna erantzunen txandara pasatuz urizar jauna eh bilduren ordezkaria zurea da hitza

komentatzen dutena da bidea ez dela konfrontazioa bidea ez

bidea elkarbizitzaren bitartez egin behar dela

hori horrela da baina esperientziak zerbait erakusten badigu da

gehiengoa kopuruetan eta boterea madrilen dago eta beraz

ahal duguna kudeatzea edo ahal duguna onartzea

markoa edo irizpidea eta orain ere hor dagoena

ahalegindu arren hitz egiten ahalegindu arren adosten ahalegindu arren ibilbidea partekatzen erantzuna ezezkoa behin eta berriz eta beraz esaten denean aldebakarreko bidea hartzen dela

adostasunaren kontra dago eta hori konfrontazio zuzena da hemen

eta berriz errepikatzen lehen esan dudalako konstituzioaren

asmo garrantzitsuena orduan zegoen erregimen frankistaren ikuspuntutik zen modu batean

demokraziaren aurpegia eman baina bermatu erregimen frankistaren estamentu guztiak inongo arazorik gabe irautea eta hori horrela izan zen eta horretarako prestutasuna egon zen

gero guztientzako kafearen proposamenarekin ikusten zen beste

estatu barruan zeuden eta dauden nazioak

estatuaren barruan zeuden nazioan ukapena zen oinarrian zegoen dena

planteamendu bat egiten zen marko berri bat demokraziaz jantzitako edo demokrazia hitzaz jantzitakoa eta ea behingoz

konformatzen diren eta ez diguten ba jada lan gehiago ematen eta

ea marko berri horrekin lortzen dugun

eta trankildu daitezen baina errealitatea da

ez zeukala gaitasunik ez zeukala aukerarik bere burua naziotzat hartzen duten herri horiek

sémper jaunak esan du lurraldeek ez daukatela zertan

lurraldeen papera ez dela elkarbizitza baizik eta herritarrena dela baina herritar batzuk erabakitzen dute

beraiek daukatela gaitasuna edo eskubidea beraien etorkizuna erabakitzeko eta horiek erabakitzen dute baita

herri honek daukana erabakita hau da guk sentitzen dugu

sentitzen dugu gainera nazio bat garela eta horren baitan uste dugu

bertako herritarrek eskubidea daukatela gehiengoz horrela erabakitzen badute

hartzeko eta beraien etorkizuna erabakitzeko eta hori da demokrazia eta gero sartu daitezke kopuruetan asko izan ziren gutxi izan ziren gehiengoa bazen edo ez bazen abstentzioak aprobetxatu baziren irakurketa alde batera botatzeko edo ez botatzeko non dago beldurra herritarren gehiengoak erabakitzen badu

aurretik dagoen markoa hori dela jarraitu behar duguna utzi diezaiogun bozkatzen zeren arazo nabariena da ez dela bozkatzen utzi nahi

demokrazian bada eta orain arte izan dugun markoa bada historian izan den markorik onena askatasun gehienarekin eskumen guztiekin hemen dagoen aukera

zergatik ez diogu jendeari bozkatzen uzten erabakitzen uzten aukerak badaude bideak ere zeren eta

demokrazia jartzen dutela aurretik eta ematen dutela aukera jendea bozkatu dezan eta kasu horretan eskoziako kasuaz ari naiz eskoziarren gehiengoak erabaki zuen

hori da demokrazia utzi dezagun diskurtso faltsuak egiteari

herritarrek bertako herritarrek erabaki dezaten baina hori ez zen utzi iraganean eta gaur egun ez dena utzi nahi ere

irudia oso ona baina bertako herritarren oraindik ez daukagu

nada más eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

errepublikako konstituzioak eta garai hartako estatutuak ere ez zituen aipatzen eskubide historikoak hala da

diktadura luze bat baina eskubide historikoak azaltzen diren neurrian

konstituzio harrek agindua eman behar zuela aizu garatu ditzagun

suposatzen zutena eta garatu ditzagun eskubide horiek hori ez da egin ez zen egin baina posible zen egitea ez zen borondaterik izan

ez diola egiten uko eskubide historikoei beraz estatutuan dauden horien artean ez daude eskubide historikoak beste batzuk izango dira inork ez du ikertu

hori garbi ikusten da eta ez da guk esandakoa bakarrik aditu askok esaten dutena gero esaten da beno sémper jaunak esan duena gehiengoak eta gutxiengoak

debate bat eduki genuen gehiengo kualifikatuak behar zirela estatutua bera aldatzeko

ehuneko hogeita hamar koma eta estatutuak aldeko ehuneko berrogeita hamairu horixe dagoela aldea eta zuk esaten duzu justu justu lege hori hau da ehuneko hogeita hamar koma zortziko botoak aldeko botoak izan dituen hori aldaezina da

behintzat hasieratik sorreratik dituen gaitz horiek konpontzeko

zer gertatzen da hemen oso berria da ez gaurkotasun osoa dauka ba frankismoa eta ez dakit zer eta franko eta zergatik cuelgamuros edo

konstituzio garaira nola iristen gera eske detaile bat ahazten zaigu oso inportantea

zekiena eta da franko altxamendua gerra irabazi egin zuela eta berrogei urtetan iraun zuela

eta ez zela haustura demokratikorik egon eman eta iritsi ginela debate hartara

doinuak eta soinuak izugarriak ziren zergatik dago

sémper jauna zuzentzen dizut galdera zergatik dago artikulu hori eta orduan

gutxi gutxi ez etzaizu ezer falta izan esateko eta edozer gauza egiteko prest gaude edozer gaur egiteko prest gaude zergatik horretarako eskura daukazue zortzigarrena artikulu hori

botere banaketa nola sustatzen dan eta nola garatzen den estatu honetan bestela cosidoren dokumentua hartu

eta nola artikulatzen den eta nola gauzatu behar den kataluniarekiko auzi politikoa hori da

errezeta sorta eta amaitzeko nik bai

transakzio honetan ba beno bi alderdi politiko gaude eta ikusiko dugu elkarrekin podemosek ere bere ekarpenak egin ondoren

nituzke lehenengo bigarrengo eta hirugarrengo puntua

eskerrik asko egibar jauna euskal talde popularraren ordezkaria sémper jauna zurea da hitza

sémper jauna gai zerrendako hirugarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena bezeroekiko ustelkeria kasuei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den macazaga andereak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

mila esker lehendakari andrea legebiltzarkideok egun on guztioi txomin

egun on legebiltzarkideok sailburu jauna egun on guztioi uste dut

dela lan publikoari eta herrigintzari gutxieneko sakontasuna ematea gaiak gain gainetik tratatu beharrean eta hori da ekimen honen bidez justu egiten ez dena macazaga anderea

izango litzateke gaiak azaletik tratatu beharrean sakontasun minimo batetik tratatuko bagenitu

lo que pretende la misma hauteskunde atarian gaude eta testuinguruak badu zerikusirik leloa da egurra euzko alderdi jeltzaleari sinplea bezain erraza egurra

duzunoi gauza bat argi eta garbi utzi behar dizuegu hain direla argudio ahulez osatuak zuen jarrerak gure argudioak sendotzeko eta berresteko balio digutela

ozenago esan daiteke baina klaruago ez euzko abertzaleak taldeak baztertu egiten du inolako zalantza izpirik gabe

pribatuetarako bidegabekeriaz eta behar ez bezala erabiltzea ozenago esan ahal da baina

estudioak egin beharrean goazen gure etxeko lanak egitera eta organo legegile moduan badugu zereginik konpromisoa hartuz onartzeko lege bat ahalik eta arinen jarduera publikoaren gardentasuna indartuko duena eta

publiko egitera administrazioaren funtzionamenduarekin lotutako informazio

estamos persiguiendo bestalde proposamen ugari egon da ganbera honetan euskal autonomia erkidegoan ustelkeriaren aurkako fiskalaren figura sortzearen gainean

espainolari dagokion arren proposamen berria daukagu horren inguruan eh bilduren eskutik baita ganbera honetan guri dagokigu eusko jaurlaritzari beharrezkoak diren giza

eta baliabide materialekin justizia administrazioa hornitzea eta eusko jaurlaritzari eta gainontzeko administrazioei

justiziarekin kolaborazioa orain arte egin den bezala

salaketa eta ikerketa sustatzeko botere

bai gu legegileak bezala bai exekutiboa eta baita botere judiziala badugu zer esanik eta zer eginik
besterik ez eskerrik asko eskerrik asko latxaga jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria den

eskerrik asko llanos anderea eh bildu taldearen ordezkaria estarrona jauna zurea da hitza

interesgarria izaten ari da gaur elkarrekin podemosek hona ekarri duen sare klientelarraren inguruko ekimena uste dugulako gure

eta ia modu naturalean ematen den jokamoldea delako eta

korrupzioa eta jardun bide desegokien inguruan izan ditugun

kontzeptu bat azpimarratzen botere publikoa zilegi ez den onurak lortzeko eskuratzeko bada

korrupzio legala eta ilegalaren arteko ezberdintasuna hain zuzen ere eta latxaga jauna honen inguruan aipamena egin du bere hitzartean eta

hau gaur berriz ere hemen azpimarratzea eta sare klientelar gehienak gehienak marko legal eta juridikopean ematen dira

gehienetan ez guztietan baina gehienetan eta ez da beraz askotan delitu penalik

erabat desegokia eta anormala izan eta aritzeko modua noski da arazo zentrala baina gure ustez oso kezkagarria da ere

nola txertatuta dagoen praktika hau ohikoa dela eta nola ematen den normaltzat eta horren zergatiak askotarikoak dira horregatik berresten gara

esaten dugunean eta ideia eta planteamendu horretan berretsi egiten gara gaurkoan ere higiene demokratikoa zergatik eta zertarako

jarriko dut ibaietan ur geldoetan berritzen

horietan normalean elementu kutsakorrak agertzea probableagoa

izaten da batez ere gizakion jarduera inguruan dagoenean eta sasiak adar ustelduak lokatza eta zikinkeria pilatzen joaten delako eta

ezean hor egongo dira azkenean usain txarra hartzen duten putzu hauek eta behin eta berriz agertuko dira han hemenka sarritan noizbehinka horrela agertzen joango dira baldin eta ez badira neurriak hartzen edo

lan egiten ez baldin bada ibai bazter

gu eh bildu bezala legebiltzar talde bezala horretan ari gara lanean lan egiten eta neurriak proposatzen sasiez adar ustelduez eta lokatzez beteta amaitzen duten ur putzu kutsatu horiek agertu edo existitu ez daitezen

kualitatiboki garrantzitsuak baita ere aforamenduak desagertzeko aurkeztuta dugun ekimena baita ere korrupzioaren

sortzeko legez besteko proposamena eta noski datorren

plenora ekarriko dugun jardunbide egokien aldeko eta ustelkeriaren aurkako bulegoaren sorrerakorako legea una serie de

interesgarria iruditzen zitzaigula gaurko eztabaida

inguruan baina are interesgarriagoa iruditzen zaigu emendakinak irakurrita

den honakoa araba bizkaia eta

instituzio nagusietan diru esleipen eta kontratu gehien sinatzen diren instituzio horietan gobernu ardurak dituzten alderdiak

aitortu dute gaur aitortu duzue gaur eta aitortzen ari zarete egun

sare klientelarrak operatzen ari direla eta

bizkaiko foru aldundiaren abokatuek ere horretaz akusatu ditu orduan euzko alderdi jeltzalean ardurak zituzten hainbat kide de miguel auzia dela eta denek ikusi dituzte delitu zantzuak jaurlaritzaren abokatua kontundentea izan da esan du

oso agerikoa dela dirua bidegabeki erabili zela interes publiko eta interes orokorraren aurka

higiene demokratikoa behar dugula de miguel auzia partikular baten salaketaren ondorioz etorri delako ez

ez delako inoiz egon eta ez dagoelako gaur egun ere

borondate politiko nahikorik jarrera irmorik eta eh bilduk jarraituko du neurriak eta baliabideak jasotzen dituzten proposamenak

eta pena bat da esan dudan bezala proposamen serioago eta landuago bat ekarri ez izana

efektiboak jasotzen dituen ekimen bat gaur hemen ganbera honetan eusko legebiltzarrean onartua izateko eskerrik asko estarrona jauna
erantzunen txandara pasako gara elkarrekin podemos taldearen ordezkaria macazaga andrea zurea da hitza

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko latxaga jauna

eskerrik asko llanos anderea eh bildu estarrona jauna

berriro ere legebiltzar buru anderea señora llanos

gai zerrendako laugarren puntua mozioa nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua bilboko metroaren laugarrena lineari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda llanos anderea zurea da hitza ekimen aurkeztu eta

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on berriro ere

hona gatoz pasatako apirilak hamabian lortu genuen akordioa

que nosotros entendemos que es necesaria eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak zorrilla jauna zurea da hitza

sailburuok legebiltzarkideok jaun andreok eguerdi on guztioi nuevamente la señora llanos

azterlan informatiboak analisiak egin behar ditu

soziala eta ingurumenekoa horretarako tren garraio mota guztiak aztertu behar ditu zerbitzurik onena emateko gaitasun eta kalitatezko tren garraio publiko gisa bilboko metroaren laugarrena lineak dihardugunean ezin dugu hori bakarrik aztertu

izan behar da uste dugu garraio sistema osoak modu integratuan eta koordinatuan egin behar duela lan

gabe hauteskunde programaz ari garela llanos andrea zer dio ppren

zorrilla jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda elkarrekin podemos

ba jada guztia esanda dago baina bueno berriro daukagu bilboko metroa

eta nik uste dut guztiok pentsatu behar dugula gure buruei galdetu zergatia zergatik

metro zerbitzua zenbat urte hogeita bost hamar bost zenbat urte

galdetzen dut ganbera honen aurrean ez da kapritxo bat

lortu den guztia historian zehar borrokagatik izan dela ez diete ezer oparitu lortu dutena

bilboko hegoaldeko auzoetan lortu den guztia borrokagatik izan dela

apirilean aho batez aprobatutako akordio batera heldu ginen

akordio hori oso argia zen moyua rekalde ez beste

orain bi mila hemeretziko lehenengo hilabetetan izango da ikusiko dugu eta proiektua egin behar zen bi mila hemeretzian hori aprobatu zen hau aprobatu zen hau aprobatu zen berriro atera behar dut hau paper berdina

orain arte ere gobernuan zaudeten alderdi sozialistako kideak hauek apurtu duzue hau apurtu duzue gaur sinatu beno babestuko dugu ppek egindako emendakin erdibidekoa baina orain arte

hau apurtu duzue ez guk ez ppk eta ez beste inork tapia sailburuak eta eajko bozeramaile ezberdinak orain ari dira esaten bilboko garraio sistema guztia hegoaldeko

dutela apirilean hori ez zuten esan rementeria jaunak

esan zuen atzo ez dagoela dirurik metrorako ez dagoela dirurik

hegoaldeko barianterako bai zenbat dirutza botako dugu berriro zakarrontzira

hutsik egongo da eta badakizue badakizue hutsik egongo dela eta gainera dirutza gastatuko dugu

bolintxuri buruz hitz egiten ari naiz gonbidatzen zaituztet larunbat honetan goizean

bolintxura dago irteera bat ikustera horrekin akabo egingo du bariante berria horretarako bai dagoela dirua eta hori orain arte eajk eta alderdi sozialistak aldi berean egin dute konpartitzen duzuelako

bai foru aldundian eta baita ere bilboko udalean gaur

erdibide horretara baina azken aldia da azken aldia da andueza

gure babesa ematen diogu zuekin batera nik uste dut ondo dagoela

konpromiso errealetan bilakatu behar da baina begira

akordio hori sinatu zen apirilean baina llanos andreak atera du baina bueno uztailean daukagu eskutitz gobernura foru aldundira zuzendutakoa eta hemen esaten dut argi eta garbi

aitzaki berriak aitzaki berriaz legez besteko hori aprobatu genuen ez ziren agertu

esan nuen pasaden astean tapia sailburuari esaten duzue aht bilbora sartuko dela abandora noiztik dakizue hori akordioa baina jende guztia zenbat urte daramagu

abandora ailegatuko zela beste gauza bat da soluzio

sartzen zen eta gero ze zentzua dauka abando rekalderekin

moyua ze egingo du moyua eta gero abandora abandorik

ez dauka zentzurik nik uste dut ezagutuko duzuela bilbo nik uste dut baina eske hori

duela bale eta zer dago ere

seguraski dakizue eta berriro esaten dut zer zerikusi daukan linea horrek

linearekin ko lineak

bai gauza bat da transferentzia baina bilbon zenbat gauza egin dira bilbo ria bi milaen bitartez hau ezin zen egin eta zergatik

legez besteko hori zergatik hau ez zenekiten

abando ibarra abandon egingo dira gauza batzuk ere bai beno ia ez bilbao ria bi mila bitartez baina bai akordio inter instituzional batzuen bitartez eta ez zenekiten guzti hau

hori pentsatzen dut bai biztanleei bai

honi eajtik gezurrak esan direla eta gero atzo berriro batzar nagusietan bizkaiako batzar nagusietan entzun genuen rementeria jaunak

egingo du proiektu hori berriro esaten dut aitzakiak aitzakiak aitzakiak eta gezurrak bai gezurrak

parlamentu honetan eta berriro esaten dut erdibideko honen alde bozkatuko dugu beno jatorrizko mozioarekin

sinatutako akordioarekin ere bai berriro esaten dut ez dut ulertzen zergatik apirilean esan ziren gauza batzuk eta orain

ez dakit zergatik ez dut ulertzen zergatik daudela berrehun eta piko milioi supersur entzako eta ez daudela antzeko dirua behar den infraestruktura batentzat

infraestruktura batentzat ez dut ulertzen eta ez dut ulertzen zergatik

berriro esaten dut ni engainatuta sentitzen naizelako zergatik apirilean gauza bat sinatu genuen

eta eajtik aldatu egin den nik uste dut beste

alderdiekin daukagula amankomuneko aukera bat alderdi sozialistarekin alderdi popularrarekin ikusiko dugu ere orain esaten duen eh bilduk gai honekin nik uste dut akordiorako aukera daukagula eta guztion artean nahiz eta eajak ez nahi akordio hau

bilbo hegoaldeko auzo guztiak merezi dutelako eskerrik asko eskerrik asko martinez zaton jauna

ea akordioa aterako den eta akordioa atera egingo da eh bildu abstenitu egingo dalako

ez dugu baiezkoa bozkatuko eta abstenitu egingo gara eta arrazoia askotarikoa da ezta nondik abiatzen da

ezta hau abiatzen da politikari batzuk modu errazegian hitz egiten dutelako eta gauzak lotu baino lehenago kea azaltzen dutelako

inolako kontu hartze teknikorik kontutan izan gabe

azpiegitura handiak promestea herritar batzuen boskak

garai honetako sailburu ordea denak bere garaian egindako promesa baten ondorio eta

gaurko egoerak guk ikusten dugu ikusten dugu bilbo kohesionatu egin behar dela bilbon mugikortasuna bermatu egin behar dela

ez bilbon eta ez inon lehen mailako eta bigarren mailako hiritarrak egotea

errekaldeko auzotarrak borrokan ari dira asteburuan ikusi ditugu horietako

eta oso zifra esanguratsua da eta azpiegitura honek nolabait ere hirurogeita hamar mila bat pertsonaren mugikortasuna bermatuko luke hau da zifra hitz egiten ari gara eragin handiaz hitz egiten ari gara eta uste dugu eragin honi behar bezala erantzun behar zaiola kudeaketa hau modu serioan egin behar egin behar da eta guk defendatzen duguna euskal herria bildutik da kudeaketa serio bat

herritarrekin auzotarrekin instituzio ezberdinekin eta oinarri tekniko sendo batekin egin behar dela eta guk uste dugu hori falta izan dela urte guzti hauetan

ele lau eta ele bost baina batik bat ele lau aren proiektu ezberdinen

diru xahuketa honek nolabait ere emaitza batzuk eduki behar dituela

akordio politikoa handia dela legebiltzar honek apirilaren hamabian hartutako erabakia hor dago

aho batez denok defendatzen dugula azpiegitura honen beharra orain guk esaten duguna da eta berriro ere ezin dugula kea saldu ezin dugula

bozka batzuen truke berriro ere promesak eta arrapaladan egindako azpiegituren

ikusi egin behar dala azterlan serio bat egin behar dala apirilean adostu genuen bezala eta

soluzio teknikoak bilatu behar ditugula eta gaur gaurkoz azterlan serio baten beharra dago ez dagoena eginda eta apiriletik hona oso gutxi aurreratu dena

behin hori esanda nik esango nuke beno ba garai horretako promesa horren ondorioz egin den exekuzioa eta ia pixkat

uste dut ez dela egon planifikaziorik azpiegitura honen planifikaziorik eta nolabait ere beste batzuek promestutako

eta ez duzuela eduki ausardi politikoa eta diru publikoaren kudeaketan gaudenean

zailtasun aurrekontu zailtasunak ditugu ez daukagu diru nahikoa edo azpiegitura honetarako martxan zeuden proiektu informatibo ezberdinak ez dira teknikoki agian onenak beste alternatiba batzuk aztertzen ari gara eta abar eta abar zer gertatzen da kea saltzen jarraitzen dugula eta

jarraitzen dugu politikakeria hori egiten eta bihurtzen gara gure hitzen esklabu eta zer gertatzen da orain ba bi mila hemeretziko aurrekontuen agerraldia egiten duenean tapia andreak pixkat orain arte eginda zeuden promesa horiek nolabait ere dinamitatu egiten dira

eperi gabeko proiekzioak planteatzen eta klaro hori egiten da loiurako aireporturako konexio baterako

herritar hauen haserrea eta galdera oso logikoa da hau da

hau da madriletik etorriko diren negozio gizonentzako metrorako dirua badago baina egunero egunero bilbon mugitu behar diren guzti horientzako dirua falta zaigu

non daude bi mila hamaretik hona egin diren etengabeko azterlan eta proiektu guzti horiek horiek ez ditugu aprobetxatuko transferentzien txanpa hori aprobetxatuko dugu orain berriro baloia aurrera botatzeko eta indefinizioarekin jarraitzeko

auzotarrei eskaintzeko daukagun gauza bakarra eusko jaurlaritzan hori da

hori ezin dela izan gainera badakigu plan territorialean plan territorial partzial metropolitanoan ere uztailean mugimenduak egon direla eta eusko jaurlaritzaren planteamendua izan dela ele lau linea plan horretatik

hori jakin badakigu beraz hori ikusten dugunean kezkatu egiten gara ez baikaude ziur benetan badagoen borondaterik hegoaldeari

taldeek baina batik bat herritarrek denok eskertuko genukeela argitasun pixka bat orduan

egin dezagun azterlan informatibo bat aztertu ditzagun dauden alternatiba guztiak herritarrekin batera eta benetan bermatzailea izango den prozesu partehartzaile batekin batera

ze gaur ere hemen eraikuntza proiektu baten aldeko bozka ematea zerbait konkretuagoa balitz bezala ere iruditzen zait herritarrak engainatzea dela eta iruditzen zait daukagun erantzukizunetik gutxien egin behar duguna dela herritarrak engainatu herritarrek eta bereziki auzotar hauek eta

auzotar eta herritar guztiek merezi dute bi gauza bata engainatuak ez izatea eta bigarrena errespetua beraz zentzu horretan abstentzio

ugarte anderea erantzunen txandara pasatuz llanos andrea zurea da hitza

es hacer la línea cuatro de rekalde nada más muchas gracias eskerrik asko llanos anderea euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

para bizkaia y para euskadi besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko

bai eskerrik asko benetan sentitzen dut eh bilduren abstentzioa eta ez dut ulertzen

eta orain abstentzioa ez dut ulertzen nola larunbatean eh bilduko zinegotziren bat egon zela manifestazioan eta orain abstentzioa ez dut ulertzen baina bueno nik nire kontua kudeaketa serioa aprobatu genuen apirilean ikerketa informatiboa eraikin

nik eta nire taldeak seriotasunez aritu da gai honetan nik uste dut hau dela kudeaketa serio bat zuk berak esan duzu

estudiotan ikerketetan eraikin proiektu desberdinetan eta hori ere guk salatzen dugu hainbeste dirutza gastatzea eta horrexegatik esaten dugu hau da azkena

ikerketa informatiboa eta eraikin proiektua hori da eta hori mantentzen dugu apirilean esandakoa hemen tribuna honetan esandakoa horregatik esaten dut

nik akordio horren alde egongo naizelako ba nik uste dut arduratsua dela

denbora pilo bat metroa eta transporte ona itxaroten

eskerrik asko martínez zatón jauna eh bildu taldearen ordezkaria

me apetecería baina ezin dugu eta bigarrenik badago bigarren arrazoi bat eta da

bai alderdi popularrak supersurra babesten du eta ele lau prioritarioa dela esaten du eta ele bosta ere prioritarioa da nik batuketak egiten ditut eta niri zenbakiek ez didate ematen

eta egia baldin bada ere mugikortasun aferan garrantzitsuak direla jatekoak are garrantzitsuagoak beraz baliabideak finitoak dira denetarako ez daude eta iruditzen zait oso populista dela

denari prioritario edo lehentasunezko terminoa ematea oso erreza baita auzotar batzuekin geratzea beste batzuekin eta denei esatea dena lehentasunezkoa dela

dena lehentasunezkoa ezin denez izan plan bat egitea eta ikustea zer izan daiteke lehentasunezkoa eta zer ez

gobernu batean zaudete eta nik dakidala bilboko mugikortasun zinegotzia alderdi sozialistakoa da non zaudete hau ez al da ba ernesto gascok egin duen desagisatu baten emaitza non gaude ba hainbeste urte beranduago non daude alderdi sozialistak egin zituen promesa horiek bete ez zirenak ez dakit ez dakit

zuen etxeko lanak izango dira aurrekontuak denok onartu dituzue gobernu bakarra osatzen duzue

gobernuak aho batez onartzen duelako aurrekontua beraz ez dakit zentzu horretan ere lezioak ematea eta martínez jaunari ba esango nioke beno galdera zuzena egin didazu zergatik abstenitzen garen ba ez dugulako populistak izan nahi ez dugulako politika

eta gaur auzotar hauekin pozik auzotar hauek pozik utzi nahi eta bihar besteak nik uste dut gauzak ezin direla horrela egin jendeari esplikatu behar zaiola errekurtsoak finitoak direla baliabide publikoak diru baliabide publikoak finitoak dira eta lehentasunak jarri behar dira eta guk euskal herria bildu bezala errekaldeko auzotarrei eta besteei eta haiei eta haiei esplikatu beharko diegu gure lehentasuna pentsioa konplementatzea dela

mesedez eta ele lau linea egin behar dela ele lau linea egin behar dela alternatibak aztertu behar direla

eta lehentasuna guztion artean ezarri behar dira eta ezarri behar dira auzotarrekin

oso ondo ulertzen ditu non dauden lehentasunak eta non ez baina horretarako behar dira kontsentsuak eztabaida markoak arduratsua beraz eskatzen duguna da gobernuak jarrera arduratsua izan dezala gobernuak jarrera arduratsua izan dezala plan informatibo egoki bat egiteko apirilean onartutako terminoetan partehartze prozesu batekin

eta promesten duena bete dezala beti ere lehentasunak kontutan hartuz eta gainontzeko instituzioekin bizkaitarrekin eta bilbokoekin hitz eginda plan baten baitan eta

eskerrik asko eskerrik asko ugarte andrea eztabaida amaitu denez bozketara pasatuko gara

bozkatuko duguna da gogoratuko dizuet

errepideen plan orokorra arautzen duen legea hirugarren aldiz aldatzen duen lege proiektua beraz lehenengo

artikuluei egindako zuzenketak hirutik hamarera bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka

ez dira onartu botoetara jartzen dira batera zuzenketak izan dituzten irizpenaren artikuluak bi

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita hiru boto aldekoa

elkarrekin podemos taldeak zioen azalpenari erreserbatutako zuzenketak bat eta bigarren zuzenketa bozkatu

barkatu barkatu barkatu barkatu barkatu berriro

zuzenketarik izan ez duten irizpenaren gainerako artikuluak xedapen iragankorra azken xedapena eta eranskina bozkatu dezakegu

hirurogeita hiru boto aldekoa hamar abstentzio beraz onartuta geratu dira

elkarrekin podemos taldeak zioen azalpenari erreserbatutako zuzenketa bat eta bigarrena zuzenketa bozkatu ditzakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hamar boto aldekoa sesenta y tres contra beraz ez dira onartu

zioen azalpena bozkatu dezakegu

izena bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita hiru boto aldekoa hamar abstentzio beraz onartuta

legea hirugarren aldiz aldatzen duen legea bigarren puntuak eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

urteurrenari buruz hemen bozketara jarriko duguna da

zuzenketa erdibideko zuzenketa puntuka eskatu da

bozkatuko ditugu lehenengo eta bigarren puntuak

hamazazpi contra hamar abstentzio beraz onartuta geratu dira bat eta bi puntuak jarraian bozkatuko ditugu hiru bost eta sei puntuak

geratu dira hiru bost sei puntuak eta jarraian laugarrena puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka berrogeita sei boto aldekoa

laugarren puntua gai zerrendako hirugarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena bezeroekiko ustelkeria kasuei buruz

hemen bozkatuko dugu elkarrekin podemos taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ez da onartu jatorrizko testua jarraian euskal sozialisten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka berrogeita bost boto aldekoa hogeita zortzi abstentzio beraz onartuta geratu da euskal sozialisten osoko zuzenketa gai zerrendako laugarren puntua mozioa nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua

ebazpena bozkatuko dugu euskal talde popularrak eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

hemezortzi abstentzio beraz ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian euzko abertzaleak taldeak aurkeztu duen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

mesedez mesedez mesedez bozketan gaude bozketan gaude

gero bukatzen ari garela mesedez bozketaren emaitza

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita zortzi boto aldekoa hogeita zazpi contra hemezortzi abstentzio beraz onartuta geratu da euzko abertzaleen osoko zuzenketa